guztioi berriro ekingo diogu osoko bilkurari gai zerrendako bosgarren puntua honako ekimen hauek batera eztabaidatu eta behin betiko ebazpena

euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua garapenerako lankidetzari eta

eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena eusko jaurlaritzako garapenerako lankidetza internazionalaren murrizketen aurka

lankidetzarako laguntzei buruz proposamena egin duen taldearen txanda barrio jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

eh bildu taldearen ordezkariak dauka hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko urrea anderea zurea da hitza

eginkizuna nabarmentzea emantzipazio logiketarako funtsezko elementu baitira izan ere mugimendu horiek prefiguratu eta defendatzen dituzte

eta desberdinen arteko artikulazioan oinarritutako demokrazia parte hartzailerako formula berriak gaur egun neurri desberdinean bada ere gaitasun handia dute mugimendu horiek giza baliabideak zein baliabide material politikoak mobilizatzeko beren aldaketa agenden inguruan alderdi politikoen zilegitasun

eta hauteskunde bidezko demokraziaren gabezia larriei aurre egiteko beraz ezin pentsa herritartasunean eta demokraziaren aurrera egin daitekeenik mugimendu sozialak sendotu gabe

eh bilduk honen alde egiten du euskal lankidetza eredua indartu izaera eraldatzailea eta solidarioa izan ez ezik egitasmo desberdinekin eta

nazioarteko lankidetzara zuzendutako funtsen portzentaia modu iraunkorrean handitzea batez ere antolatutako herritar kritikoen sorrerarekin lotura zuzena duena ikuspuntu feminista euskal lankidetzaren analisi integraleko

eta modu estrategiko batean emakumeen jabekuntza bultzatzen dituzten prozesuak eta erakunde feministak areagotzea estaturik gabeko herriekiko lankidetza areagotzea nazioartean giza eskubideen aitortza osoa bilatzen duten

eta euskal administrazioen arteko koordinazioa finkatzea la cooperación vasca descentralizada

andrea euskal sozialistak taldearen ordezkariak dauka ekimena aurkeztu eta

eskerrik asko legebiltzarburu andrea lehendakaria

besterik ez eskerrik asko eskerrik asko unzalu jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd taldearen ordezkaria den maneiro jauna zurea da hitza

gracias eskerrik asko maneiro jauna eusko abertzaleak taldearen ordezkaria den

lehendakari legebiltzarkideok arratsalde on guztioi duda ezina da euzko abertzaleak taldearen apustua garapenerako lankidetzari dagokionez

lehendakariak berak esan zuenez egia da murrizpenak jaso zituela garapenerako lankidetzaren atalak aurkeztutako eta

egia da ere urkullu lehendakariak gobernuaren helburua eta konpromisoa argi eta garbi plazaratu zituela barrio jaunaren interpelazioari

eusko jaurlaritzak legegintzaldi honen bukaeran kooperazio laguntzen aurrekontua berreskuratuko du gaur egungo baldintzak kontutan hartuz

ados gaude alderdi popularraren mozioaren lehenengo puntuarekin eta hitzez hitz batu dugu gure osoko zuzenketan eta honela dio eusko legebiltzarrak aitortzen du erakundeen babesari esker euskal lankidetza erreferentzia bihurtu dela eta munduko hainbat herrialdeetan jardun duten

eta gainerako entitateek lan eredugarria egin dutela nazioartean arlo honetan bestetik eta lehendakariak berak

legegintzaldi honen bukaeran kooperazio laguntzen aurrekontua berreskuratzea da gure helburua eta konpromisoa are gehiago elkartasun konpromisoa berrestuz gain urteko aurrekontuaren ehuneko zazpia garapenerako lankidetzarako erabiltzea dugu helburutzat

eusko jaurlaritzari eskatzen dio legegintzaldi honetan garapenerako lankidetzaren aurreko aurrekontuetako muntak berreskura ditzala etorkizunean

garbia da legegintzaldi honen bukaeran kooperazio laguntzen aurrekontua berreskuratuko dugu creemos

de acuerdo a la legislación vigente eskerrik asko eskerrik asko arregi andrea erantzunen txandan sartuz barrio jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko urrea andrea euskal sozialistak taldearen ordezkaria unzalu jauna zurea da hitza

ez du hitzik hartuko eusko abertzaleak taldearen ordezkariak

eskerrik asko berriro ere legebiltzarburu andrea nos gustaría

ea onartzen duzuen eskerrik asko arregi andrea

puntuka bozkatzeko aukerarik badago unzalu maneiro bai bale mesedez esango didazu nola bat eta hiru

bozkatuko dugu erdibideko euskal sozialistak euskal popularrak eta itxi duten erdibideko zuzenketaren bat eta hiru puntuak bozkatu dezakegu

jarraian bigarrena puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bigarrena puntua onartuta geratzen da eta azkenik laugarrena puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamabost bai berrogeita zortzi abstentzioak

ondorioz laugarrena puntua ere onartuta geratu da gai zerrendako seigarren puntua mozioa maría del carmen lópez de ocariz lópez de munain euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua

egiteari eta tramitatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda da ekimena aurkeztu eta aldezteko ocariz andrea zurea da hitza

eskerrik asko lópez de ocáriz andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria maeztu jauna zurea da hitza

andrea alderdi popularraren mozioa guretzako atzamarrera begira geratzen den proposamen bat da hauxe da

alderdi popularra bere ekimenarekin atzamarrera begira geratu egin da

zein da ilargia kasu honetan edo gai honetan guretzako ba lehenengo eta behin historia apur bat egin behar dugu

habitat zuzentaraua bezala ezagutzen dugun zuzentaraua sartu zen indarrean europa mailan gune naturalak izendatzerako orduan ikuspegi berri bat

sarearen kontzeptua ekarriz eremu naturalen babesera

lehen esan dudan bezalaxe ba momentu honetan euskal autonomi erkidegoan gure araudia

egokituta errealitate horri ez du barneratzen natura bi mila sarea

urtean aldaketa bat egin zen oso fortzauta ekartzeko edo lege horretan sartzeko

baina ez europa mailatik jasotzen ziren irizpide guztiek barneratzeko

urtean onartuta hiru eremu natural edo hiru figura aurrikusten zituena parke naturala

natura bi mila sarearekin sartu genuen hitza bai legean baina ez irizpideak eta ez genuen garatu europatik

natura bi mila sarearen inguruan edota kontserbaziorako bereziko eremuen inguruan ari garenean egin behar dugun lehenengo eskaera guretzako eta horregatik esaten genuen

lehenengo puntu bezala aurkeztu behar duguna gure zuzenketan jasota daukaguna da alegia

indarrean dagoen marko arautzaile egokitu behar dela lehenengo eta behin hori egin behar da gure marko arautzaile egokitzea eta gaur egun europa mailan dauden

hori egiten ez dugun bitartean mozio edo legezbesteko bitartez onartzen ditugun aldaketa partzialak partxeak izango dira egoera gehiago korapilatzera laguntzen duten

zein izan behar den guretzako gure lehenengo aldarrikapena gaia honetan kontuan izanik kontuan harturik

izendatu egin direla eta hainbat tramiteen daudela momentu honetan azter dezagun zeintzuk dira euskal herria bildurentzako

gune horiek izendatzen direnean eta behin betiko kontserbaziorako helburuak eta neurriak aplikatzen direnean beharrezkoa da jarraipen bat egitea dokumentuetan argi geratzen da eusko jaurlaritza eta foru aldundien artean koordinazioa bermatzeko mahai tekniko bat osatuko dela

eusko jaurlaritza da natura bi mila sarearen arduraduna

kudeaketaren arduradunak eta horregatik eratzen da

baina zer gertatzen da esku hartzen duten beste herri administrazioekin eta

eragile sozial eta ekonomikoekin hor ez da inon agertzen guretzako jarraipena egiterako orduan organo berezi bat ezarri behar da non eusko jaurlaritza eta diputazioetatik aparte

herri administrazio guztiak bertan egon behar dira eta noski eragile ekonomiko eta sozialak ere bestalde batetik alderdi popularraren hasierako testuan

errespetatu behar direla eskatuz erdibideko testuan

artzaintzako ekintza positiboak diren eta zeintzuk ez baina beti ahaztu barik

baizik eta eremu naturalen helburu ekologikoak bermatzea azkenik hasierako testuan eta erdibidekoan ere kontserbazio bereziko eremuetan

aipatzen da alderdi popularraren hasierako testuan agerian geratzen zen ez zutela nahi alderdi popularrekoek ez zutela nahi natura bi mila sarearen finantziazioaren sama landa garapeneko plan jasangarrien

egotea eta horretarako aipatzen zuten jarraitu beharreko irizpidea

kofinantzazioa izan behar dela sinatutako erdibidekoan ere ikus dezakegu hau mantendu egin dela kofinantzazioaren irizpidea baina badakizue kofinantzazioaz ari zaretenean zertaz ari zareten

ezarritako irizpide horrek agintzen zuena zelako europar batasuna eta estatuen artean finantziatu behar zela natura bi mila sarea hori bakarrik

europa eta estatuak horrek ez du esan nahi beste funts estrukturalek kasu honetan landa garapeneko

ez dutela lagundu behar natura bi mila sarearen finantzazioan hain zuzen ere hori da europar batasuneko komisioak ezarri duena

urtean komunikazio batekin komunikazio horren

irakurriko dut uste dugulako oso argigarria dela jakiteko zertaz ari garen es el momento ahora de decidir claramente

integrazioz ari gara alegia ez soilik natura bi mila finantzatzeko funts konkretu bat baizik eta zerikusia duten

parte hartu behar dute lagundu behar dute natura bi mila sarea finantzatzera beraz nire galdera da eta ikusita

erdibideko testuan adostu duzuena zer demontre onartu duzu erdibideko testuaren azken puntu horretan

ari zaretenean integrazioa ere bertan sartzen da beraz garapen jasangarriko landa garapeneko plan jasangarriak ere

normala denez eskerrik asko maeztu jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den aldaiturriaga jaunak dauka hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea lehendakari

eskerrik asko aldaiturriaga jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria rojo andrea zurea da hitza

andrea zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txanda mistoa upydk ez du hitzik hartuko erantzunen txandan sartuz

eh bildu taldearen ordezkaria maeztu jauna zurea da hitza

guretzako

kontutan izanik azken finean sinatu dena orokorkeri bat dela azken finean pentsatzen genuen behin ekarrita hona eztabaida benetan

denaren inguruan egin behar genuela berba eta horregatik eskatzen genuen marko arautzaile aldatzea gero

kudeaketaren inguruan eta bere garaian alderdi popularrak azaldu zituen kezken inguruan interpelazioa egin zuen inguruan guretzako ez dago hainbeste zalantzarik argi dago

natura bi mila sarearen arduraduna planifikazioa berari dagokiola eta kudeaketa foru aldundiei

bete behar dela uste dugu dela nahiko orokorra eta nahiko

izan behar dela eta azkenik aipatzea soilik finantziazioarena nik jarraitu dut jakin barik esaten duzunean

natura bi mila sarea finantzatzeko zertaz ari zareten europak oso argi esan duelako

irizpide hauxe da gai ezberdinen azken finean

eragina duten gai ezberdinen funts estrukturalak hartu eta hori ere erabili finantzatzeko hasieran alderdi popularrak ez zuen hori eskatzen
amaierakoa benetan ez dakit zer eskatzen dudan posible bada argitzea geratzen diren errepliketan eskertuko nuke eskerrik asko

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria aldaiturriaga jauna
zurea da hitza bai zure baimenarekin jesarlekutik egingo dut vamos a ver señor maeztu yo creo que

hartuko amaitu da eztabaida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

emandako botoak hirurogeita hamabost bai berrogeita hamalau ez hogeita bat ondorioz erdibideko zuzenketa onartuta geratu da

hizkuntza aukeratzeko askatasuna eta gaztelania irakas hizkuntza izaten jarraitzea bermatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda

eskerrik asko maneiro jaunak zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandan euskal taldeen popularraren ordezkaria oyarzabal jaunak hitza dauka

lehendakari legebiltzarkideok arratsalde on hiru jarrera nagusi daude hezkuntzan hizkuntzen irakaskuntzaren kontuan

inposaketarena da bat gizartearen nahiaren gainetik hiritarrek eskola hizkuntza aukeratzeko duten ahalmenaren kontra ezartzen den inposaketa hain zuzen ere garai historiko

ohikoa izaten da bide hau erregimen ez demokratikoekin lotuta izatea baina beti dago egoera demokratikoetan ere bertara bueltatzeko tentazio bizia zenbait

bide lasterra dirudielako nahiz eta praktikan helburu horiek desitxuratzeko baizik balio ez duena

hizkuntzen gaia gaitzat ere ez hartzea edo gaia bera ukatzea utzikeriarekin bat etortzen da eta erabat antzua da ez du inolako ekarpen positiborik egiten hezkuntzaren hobekuntzarako sustapena da hirugarrena

gizartearen adostasunean eta hiritarren eskola hizkuntza aukeratzeko askatasunean oinarri harturik eraikitzen den sustapena

aberastasun gisa hartzen duena beti batuketa bat ulertzen duena eta inola ere ez kenketa bezala hori da

legetik abiatuta eta euskal eskola publikoaren legetik iraganez herri honen gehiengo zabal batek adostu eta agian jarri genuen dugun bidea izan dira

gorabeherak bide horretan hartu behar izan diren zenbait erabakietan baina nork ukatuko du distantziaz eta denboraz

duten euskararen ezagutza maila eta adin horietan lortu diren elebitasun indizeak

belaunaldi bat atzera eginez gero eta eredu bihurtu dira euskaditik kanpo zeregin horietan ari diren herrialde askorentzat

bitarte horretan beste gauza bat ere ikasi dugu gure hezkuntza jardueran zehar

hizkuntza osoro bereganatu ahal izateko

ikasgaia ez ezik hizkuntza hori beste edukiak jasotzeko tresna ere izan behar dela

ikasbide ere izan behar dela horrela egiaztatzen dute bestalde gai honen inguruan gaur egun egiten ari diren ikerketek eta europako eta nazioarteko txostenek orain euskaraz eta gaztelaniaz gain gure hezkuntzaren egunerokoan beste hizkuntza bati tokia egin behar diogun

oso garrantzitsua da printzipio nagusi horiek argi eta garbi izatea bat hizkuntza politikak beti gizarte adostasunean eta eskola hizkuntza aukeratzeko printzipioaren gainean behar dira bigarrena hizkuntzak ez dira elkarren etsai hizkuntza bat bereganatzea

izaten da beti eta hirugarrena hizkuntzen irakaskuntza eraginkorra izateko hizkuntzok ikasgai ikasbidea izan behar dira aldi berean horiek izan dira

hastapen nagusiak hauetatik abiatu ginen eta gure emaitzak oso emankorrak
izan dira eta dira mila esker eskerrik asko
celaá andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria berriozabal andrea zurea da hitza

legebiltzarburua lehendakari legebiltzarkideok arratsalde on guztioi joan den maiatzaren hamairuan gai honen inguruko bi ekimen erroldatu zituen maneiro jaunak

proposamen hau sailburuari galdetu eta haren erantzuna zein izango zen jakin aurretik jaurlaritzari zer egin behar duen esan nahi izan zion

duela astebete eskas ostiralean egin zuen sailburu andreak

legea betetzea eta euskararen normalizazioak aurrera egitea ahalbideratzea hasteko argi utzi zuen a eredua edo beste edozein eredu euskal hezkuntza sisteman indarrean dagoen eredu sistemaren baitan aztertu eta ulertu behar dela

hizkuntza ereduek hezkuntza euskaldundu eta euskararen normalizazioa lortze aldera izandako eragin positiboa azpimarratu zuen urte hauetan guztietan gurasoek egindako hautuaren bilakaera ere gogora ekarri zuen gurasoek askatasunez egindako hautuak azken urteetan gora egitea eta a eta b ereduek behera egitea eragin dutela aipatu zuen sailburuak argi utzi zuen jaurlaritzak ez duela inoiz urratu ezta urratuko ere euren seme alabek zein hizkuntzatan ikasi behar duten erabakitzeko duten askatasuna eta eusko alderdi jeltzaleak ez du gaur erdibideko bat sinatzeko premiarik legeak zer dioen eta beren jarduna zein izan behar duen erabakitzeko baina askatasun hori

eta maila berean jarri zituen sailburuak bestelako eskubide eta betebehar batzuk ere ez gaude maneirok eskatzen duenaren kontra gainera errealitatean egiten den zerbait baino ez da baina hanka motz geratzen dela uste dugu

edozein gurasok askatasun hori bermatuta duelako eta jaurlaritzak ere borondate hori agertu zuelako horregatik ulertezina egiten zaigu proposamen hau

dekretua onartu zen ereduen sistema arautzen duen dekretua

euskal eskola publikoaren legea izan da aurreko arau horien garapen nagusia eta eztabaidagai dugun kontu honi dagokionez euskararen erabilera normalizatzeko legean jasotakoa berrezten duena eta bi elementu ditu ardatz derrigorrezko eskolaldia amaitzean ikasle guztiek gai izan behar dutela euskaraz eta gaztelaniaz hitz egiteko irakurtzeko eta bestetik gurasoek erabakiko dutela horretarako zein eredu bide erabili esan daiteke aipatutako arau horiek direla gerora emandako hainbat xedapenen abiapuntua euskarazko irakaste postuak definitzeko arautzen lana euskara edota euskaraz

arautze lana euskararen erabilera normalizatzeko legea pausuz pausu garatzeko programa jakinen arautze lana

eta abar inoiz esan izan da euskararen erabilera normalizatzeko legeak funtsean burubiko formulazioa duela

ikasle guztientzako elebitasun maila bereko azken xedea ezartzen du eta bestetik euskarari eta gaztelaniari ikasle bakoitzaren eskola bidean

ematen die hitza baina garrantzitsuak diren bi printzipio horiez gain bestelako kontuak ere aipatzen ditu legeak irakaste hizkuntza gisa aukeratu ez dut hizkuntza ofiziala nahitaez ikasi beharra

ahalbideratu dute ikasleen hizkuntza gaitasunari eta oro har euskararen normalizazioari dagokionez horregatik gure zuzenketan printzipio horiek

neurri eta molde askotako elebitasun mailak lortzen dituzte euskal ikasleek gazte batzuk elebidun funtzionalak dira eta berdintsu moldatzen dira euskaraz zein gaztelaniaz beste batzuk aldiz ez dute erraztasun bera

legez gobernuari dagokio ikasleek bi hizkuntza ofizialetan hizkuntza gaitasuna

agerikoa da gaur egungo a ereduaren formulazioarekin ez dela nahikoa horregatik eskura ditugun aukerak baliatu behar ditugu eta aukera horiek

laurogeita hiruko dekretuak zein eskola publikoaren legeak aurreikusi egiten dute

egiteko aukera eta azalpen zabala eman zuen sailburuak kontu horri dagokionez orain baino lehen zenbait ikastetxeetan egokitzapenak egin dira ikasleek bi hizkuntza ofizialetan duten gaitasuna hobetze aldera eta ez izan zalantzarik egokitzapen horiekin

ikasleen onura eta aberastasuna baino ez dute bilatzen dena irabazteko galtzeko bi hizkuntza ofizialak ez jakitea ez da eskubide bat muga bat baizik a ereduaren egungo formulazioa bere horretan

ikasleei egokitzapen horiek duela hogei eta hogeita hamar urte lortutako adostasunen ondorio dira eta adostasun sozial eta politiko zabal a eredua euskararen irakaskuntzari dagokionez indartzeko aukera ontzat eman zuen zuk kontrakoa uste duzun arren egokitzapenak egiteak ez du gurasoen hautatzeko askatasuna urratzen gurasoen askatasuna errespetatzea eta bi hizkuntza ofizialak hobeto

ez daude inondik inora ere kontrajarriak zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txanda iritsiko da orain baina nik aurretiaz euren aldeko botoa eskatu nahiko nuke eskerrik asko

ez duten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria

orain dela egun gutxi orain dela aste bete eskas hain zuzen gai hau

guzti honen oinarria sailburuak maiatzak hamareko kontrol plenoan hizkuntza ereduen inguruan bereziki a ereduari buruz

eta gauza bera berretsi zuen batzordean eta batzordean esan genuen bezala

ulertezina da guretzat pnvren gobernuak abiapuntu bezala ereduen berrikustea hartzea kasu honetan a ereduen berrikustea orain arte egindako ikerketa guztiak

euskal herriko unibertsitateak egindako hainbat ikerketa argi eta garbi adierazi dute gaur egungo eredu sistemak

ikasle euskaldunaelebidunak izatea derrigorrezko eskolaldia bukatzean gaztelaniaren ezagupen maila ez da arazoa ez dugu jokoan

euskararen ezagupen maila dugu jokoan

hezkuntza komunitateak kontseiluak euskadiko eskola kontseiluak hau da hezkuntzan eta gizarte mailako eragile ia

argi esan dute eta adierazi dute ereduen sistema hau agortuta dagoela eta

beste marko berri batean ibiltzeko edo batera joateko gauza asko egin dira

eta hezkuntzatik ikusita aurrerapauso esanguratsuak eman direla ezin dira ukatu alderantziz esfortzu handia egin da irakasleen aldetik gurasoen aldetik eta hezkuntza osoaren aldetik hori dena baloratu egin behar inolako zalantzarik gabe

pnvk orain dela urte askotako eztabaidara eraman nahi gaitu berriro eztabaida hau guztiz gaindituta eta agortuta dagoenean gutxienez

euskara euskal hezkuntza sistemaren ardatza esan eta izatetik eta idaztetik ikusi besterik ez dago zuen programak eta zuen testuak eta sailburuak berak

etxe honetan esandakoa legebiltzar honetan joan zarete hortik ereduen errebisiorako jauzia egitera eta

gobernu hau euskara eta hizkuntz ereduen inguruan argi dago orain arte entzun dugunaren arabera eta esan duzuenaren arabera ez duzuela inolako asmorik ereduen sistema aldatzeko

mantendu nahi dituzuela eredu hauek nahiz eta jakin ikasle euskaldunak ez lortzea dagoela jokoan

eta euskal eskola publikoaren legeak markatzen dituzten helburuak ere ez direla lortzen bide horretatik eta argi eta garbi esaten baita lege hauetan ikasleak beren derrigorrezko eskolatzea bukatzean gaitasun nahikoa izango dutela bi hizkuntza

argi dago ere hainbat urte pasatu direla hau abian ipini zenetik eta gaur ez dela oraindik eguna hori bermatzen denik are gutxiago a ereduak nahiz

gainera a ereduak eta hori ere batzordean aipatu genuen

ez ditu kontuan hartzen diskriminatuak dira ikasle horiek kohesio sozialerako guztiz kaltegarria da eta gaur egun

ari direnak egoera sozio ekonomiko txarrean dauden ikasleak edo sozio kultural baxukoak edo etorkinak non ez zaien bermatzen

ikasiko dutenik eta beraz beti egongo dira sozialki egoera txarrago batean derrigorrezko hezkuntza lorpen bat izan da herri honetan eta herri gehienetan dagoen tokietan eta horrela uste dut

derrigorrezko hezkuntza lorpen bat baldin bada eta izan baldin bada euskara ikasle guztiei

ikasle guztiei bermatzea ere lorpen bat izan beharko litzateke

talde eta indar guztientzat eta gaur egun ez dut uste errealitatea ezagututa hori horrela denik orduan zein da a ereduan orduen modifikazioaren helburua ez baldin bada arazoa errotik heltzen eta beste

guk gure aldetik behin baino gehiagotan aipatu dugu zer proposatzen dugun gure ustez helburua izan behar da

lortzea eta horretarako sistema ereduak gaindituta beste eredu batera joan behar gara murgiltze ereduan oinarritzen dena

izango duena baina ziurtatuko duena eta baliabideak ipiniko direnak ikasle elebidunak lortzeko zeren aipatzen

aipatzen da eleaniztasuna eta noski gu ere bat gatoz horrekin inolako zalantzarik gabe bainan gogoratu nahi dut ez dagoela

hiruelekoa edo eleanitza izango denik elebiduna lehenago ez baldin bada eta gaur oraindik hemen duguna jokoan da

gero iritziko gara eleanitzak izatea ez gara inoiz eleanitzak edo gure gizartea ez da eleanitza izango elebidunik pasatu gabe eta gaur egoera beste bat da lehen aipatu den bezala gehiengo jendartean eta hezkuntzan ikasle euskaldun eleanitzak lortzearen alde dago baina legebiltzar honetan proposatu duzue erdibidekoak hitzetatik at ez doa inora

ezer berririk esaten baizik eta gaur egun dagoena goitik behera bakarrik berrezten duelako eta gainera gaur egun dauden arazoetatik hizkuntzekiko gure eskoletan eta ikastetxeetan ez diolako heltzen

urruti dagoelako behar eta errealitate horretatik zer dago erdibideko horretan adostu duzuena suposatzen duena nolabaiteko

hobekuntza laguntza herri honetako ikasle guztiak bi hizkuntzak hiru hizkuntzak ikasteko gauza bat bera ere ez ez dago ezer

ipintzen zarete funtzionatzen ez duen sistema bat babesteko eta hori ulertezina

eskerrik asko arrondo andrea erantzunen txandara pasatuz mistoa upyd taldearen ordezkaria maneiro jauna zurea da hitza

maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria oyarzabal jauna zurea da hitza

oyarzabal jauna euskal talde sozialistaren ordezkaria celaá andreak dauka hitza

seme alabak elebidun orekatu bihurtzeko aukera zabalena eskaintzen duen

baina hortik ezin da ondorioztatu inondik inora ere askatasunik ez dagoela eta euzko alderdi jeltzaleak ez dio beldurrik askatasunari inoiz ez dio izan beldurrik askatasunari arazoa ez da hori

ez duzula gustuko gurasoek askatasun hori baliatuz euren seme alabentzat egiten duten aukera ez duzu gustuko eta hor dago arazoa eskolak ez elebitasun maila bera lortu gure herri eta hirietan agerikoa da eta inork ez du ezkutatzen sailburua bera izan zen errealitate hori agerian utzi eta konpontzeko bidean jartzeko ahalegina egin zuena

gutxi lortu dutenik asko lortu da azkeneko hiru hamarkadetan besteak beste etxetik erdaldun diren

eta etxetik euskaldun edo elebidun diren haurrak euskaraz ere alfabetatzea euskal herria bilduk berriro ere ez digu ezer idatziz ekarri eta

asmoren bat defendatzen eman du bere txanda arrondo andreak gaixoaren min eta sintomak deskribatu behin eta berriro deskribatu

zehatzik buelta eta buelta baina proposamen zehatzik ez guk ez dizkiegu eztabaida edo elkarrizketa eraikitzaileei ixten baina eztabaidatzeko oinarri eta proposamen zehatzak

ekar ezazue nahi duzuenean proposamen zehatzak idatziz eta azaldu ze zein da proposamen hori non dago helburua ikasle euskaldun

ados eta horretarako zein da zehazki proposatzen duzuen bidea lorgarri eta bideragarria da egiten duzuen proposamena euskadiko bazter guztietan ezartzeko

aplikazio bera eta eraginkortasun bera lortuko duena gero aipatu duzu tokian tokikoa eta malgua non nola zein zentzutan izango da malgua ordu kopuruari dagokionez lortu beharreko hizkuntza desberdinetan mailei dagokionez inon ez dugu irakurri horregatik ekarri eztabaidatuko dugu ze norekin adostu nahi duzue edo norekin adostu dezakezue baldin eta inori erakusten ez badiozue eta hori egiten duzuen bitartean gutxienez ez gutxietsi urte luzez herri honetan lortutako

gora jartzeak euskarari bizikidetzari eta gizarteari oro har on egingo diola ze ez gara bakar batzuentzat ari gizarte

eta bidai horretan zenbat eta lagun gehiago hobe baita euskal herria bildu ere hortaz joka dezagun oinak lurrean ditugula guk eusko alderdi jeltzaleak ez du

progresibotasunez adostasunak eta bizikidetza hankaz gora jarri gabe

ez da izaten bide lagunik gomendagarriena ez behintzat bizikidetza linguistikoa sendotu nahi baldin badugu

botoa eskatzen diot berriro ere euskal herria bilduri kontra egiteak orain arteko lege eta adostasunen kontra egitea suposatuko
lukeelako eskerrik asko eskerrik asko

erabaki genuen ez aurkeztea iruditzen zaigulako inolako legez

uste dugulako gai hau beste modu batean tratatu behar dela eta espero dugulako aurrerantzean aukera izatea ez maila honetan eztabaidatzea euskararen eta hezkuntzan euskarak izan behar duen trataerari buruz baizik eta beste modu egokiago batzuetan

adosteko gai izan zaretela lehen esan dudan bezala funtzionatzen ez duen sistema baten inguruan baina zuen desadostasunak plazaratu dituzue behin eta berriro

duzuen eztabaidan beraz ez dakit benetan hasieran esan dudan bezala gaur hemendik aterako dena zerbaitetarako balioko duen bai

ezta aurrera egiteko hori esanda berretsi egin nahi ditut lehen esan ditudan gauza batzuk eta nire ustez behintzat ezin direnak

orain arte egindako esfortzua errekonozitu egin behar dugu denok handia izan delako eta askotan ikastetxeetatik gizartetik jendarteen artean egindako esfortzu hori instituzioetatik

behin baino gehiagotan eta ereduen sistema dela eta praktika eta errealitatea celaá andreak esan duen bezala hori izan da ikastetxeetatik

kasu askotan eta askotan sistemak legeak arauak

eskerrak orduan errekonozitu egindakoari bigarrena bai helburua ados egon behar gara eta adostu behar dugu ze nahi dugun eta nahi duguna baldin bada lehen esan dudan bezala ikasle euskaldun eleanitzak ados gaude baina adostu beharko genuke denen artean lehen esan dudana ere

gaur egun ditugun baliabideak eta sistemak ez direla nahiko beste batzuk ipini behar ditugula martxan

egin dugunetik ikasi akatsak eta hutsuneak aztertu eta aurrerapausoak emateko ordua iritsi da eta ez horrelako adostasuna ezertarako balio ez duena egiteko baizik eta beste pausu batzuk eta hartzen diot hitza celaá andreari hemendik aurrera gauzen benetan hitz egitera

aurrera pauso eman nahi ditugun eta zertarako euskara normalizazio bidean baita ere hezkuntza batzordean esan genuen bezala dena

eta askotan hezkuntzari eskatzen diogu egin ez duena edo ezin duena egin ere bai baina egin daitekeena ziurtatu egin behar dugu eta guk eskatzen dugu denon artean hori ziurtatzea guk hemen

makiaveliko batean guk ez dugu ezer inposatu nahi inori eta gutxiago hizkuntza bat bi lau edo zortzi guk

guztiei ziurtatu nahi diegu duten eskubide bat eta da

hizkuntzak ezagutzea eta ondo ezagutzea

ezagupen horretatik erabilpenera joateko horrela nahi badute behintzat

horretarako gaur egun dugun sistema nahiz eta berriro errepikatu

asko ikasi dugu eta hobetu eta beste pauso batzuk eman behar ditugu eta horri ezin zaio deitu ez inposizioa eta ezta ere askatasun

askatasuna eta horrelako hitzak erabiltzen dira baina askotan faltsukeri bat da

hizkuntza esan dudan bezala bidea ez da

dagoena makilatzea baizik eta aurrera pausoak ematea

gaur sinatzen duzuenarekin eta gaur egun dagoen araudiarekin ez dela betetzen legea legea ere hitz magikoa legea legalitatea

mantentzen egoera hori funtzionatzen ez badu aldatu egin behar da

murgiltze eredua oso ezaguna da hezkuntza munduan murgiltze eredua ikastetxeen autonomia prestakuntza

baliabideak hobekuntza hori dena da esaten ari garena

lehen esan dudan bezala hizkuntza edo errepikatuko dut hizkuntza denona da

altxorra da guztiona izan beharko litzateke askotan askatasun faltsu baten izenean inposizio ez dakit zer izenean badirudi batzuentzat berdin zaiela euskararen ezagupena erabilpena egoera iraupena bost axola dela horregatik behin eta berriro gai hauetaz hitz egiten dugunean

denon artean eta hizkuntzen eta hizkuntzaren hobe beharrez baizik eta beste interes batzuk
defendatuz eskerrik asko eskerrik asko arrondo anderea eztabaida
bototara jarriko dugu mistoa upyd euskal sozialistak euskal popularrak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa

hogeita bat ondorioz onartuta gelditu da erdibideko zuzenketa gai zerrenda agortuta